europar batasunak argitara eman zuen elikagintza segurtasunari buruzko liburu zuria horrek jaurlaritza bultzatu zuen elika sortzera

bere helburua zen elikagintza katean aplikatzea segurtasun eta garbitasun printzipioak bere sorrera bultzatzeko garaian garrantzitsua izan zen baita ere behi eroen krisia nolanahi ere elika sortzearekin herrialde aurreratuenen

elikak aholku zientifiko eta tekniko ematen die

administrazio publikoei nekazaritzako eta abeltzaintzako eragileei

maila guztietan hori egiten du izaera prebentiboz arrisku potentzialak aztertuz eta kontrolerako mekanismoak ezartzean lagunduz eta hori ez da kontsumobideren

formakuntzan eta zenbait jokabide aldatzekoak jokabide horiek ez dira inondik inora

lan horiek beharrezkoak dira gure mundu modernoan eta desordenatuan beharrezkoak dira sisteman informazio apur bat jartzeko eta informazioa azken finean

konponbideak eztabaidatu hori egiten du elikak egiten duena bere eremuan eta hori

eta baita bere kontseiluan batuta ere batetik jaurlaritzaren nekazal osasun eta kontsumo eremuak eta bestetik

eta kontsumobideren artean alderantziz hain zuzen ere aztertu eta identifikatu egin dira balizko ekintza lerroa elkar lanean egin daitezkeenak helburua da

herritarrentzat emaitza hobeak lortzea hori bai beti ere bi erakunde desberdin izatearen perspektibatik

telleria jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz

eh bildu taldearen ordezkaria den lazarobaster jaunak dauka hitza

baserritarren aldetik askotan salatu izan da eta ganbera honetara ere askotan ekarri izan dugu salaketa hori

bizi dela eta zergatik eajri historikoki asko gustatu izan zaizkiolako

lanpostu asko bai daude hor eta gainera kontratazioetan atzamarrarekin jokatzeko aukera handia eskaintzen dutelako eta jende asko eta asko kolokatu izan da erakunde publiko hauetan

gaur egun daukagunari begirada bat eman nahi nioke

nekazaritzan hiru erakunde publiko dauzkagu gaur egun

hazi eta elika neiker nekazal ikerketa eta garapenerako euskal erakundeak berrehun langile ditu

hazi landa itsasertz eta elikagaien sustapenerako fundazioak ehun eta laurogeita hamar langile

nekazaritzako elikagaien segurtasunerako euskal fundazioak bederatzi langile hiru erakunde publiko hauetako langileak batuta

langile dira kopuru handia benetan eta kopuru handia da nola ez ikusten baldin badugu araba bizkaia eta gipuzkoako baserritar profesionalak

baserritar profesional ulertzeko egon daitezkeen modu desberdinak kontuan hartuta

sektoreak urte dezente daramazkiela gainbeheran gure ustetan

proportzio hori laurehun langile erakunde publikoetan hiruzero lauzero baserritarrentzat ez da zuzena

dimentsio hau gainera ez da arazo bakarra

hauek ez dute baserritarren errealitatea ezagutzen eta errealitatea ezagutu ezean nekez erantzun daiteke baserritarrek dituzten beharrei

ez dituzte erakunde hauek ezagutzen ez dakite zer egiten duten erakunde hauetan beraz alde batetik dauzkagu baserritarrak beste alde batetik nekazaritzako erakunde publikoak

eta bi mundu hauek ez dute elkar ezagutzen sinestezina dirudi baina horrela da

beraien burua justifikatzen nahiko lan daukatelako helburua

helburua erakundea bera da beraien burua da helburua tresna izan beharko litzatekeena da

helburua eta erakunde hauetan baserritarrek ez dute inon parte hartzen

ikertu behar da baserritarren errealitatea ez baldin bada ezagutzen

baserritarren beharrak ezagutzen ez badira

eta gainera egiten diren ikerketa eta txostenak gero ez dira publiko egiten

diru publikoarekin ordaintzen dira baina gero ez dira publiko eta baserritarrek esan dudana ez dakite

inolako onurarik jasotzen dutenik erakunde publiko hauetatik

erraztuko dien ezer ikusten erakunde hauetatik beraz bi mundu desberdinetaz ari gara

tamaina txikiko erakundea da nahiko egitura txikia dauka eta maila batean egindako lana publiko

baina iruditzen zaigu gaurko eztabaida beste maila batean planteatu beharrekoa dela

orokorrago batean eta hausnartu beharra dagoela herri honetan

zein norabideetan jo behar dugun eta norabide horri begirako nekazaritza politikak egin behar direla eta noski

politika horien barruan ere zehaztu behar dela zer nolako erakunde publikoak behar ditugun zertarako eta nola ez zein dimentsiotakoak beraz

edo hemen egon hori baino haratago joan behar dela iruditzen zaigu eta eztabaida

kokatu behar dela hortaz aurkeztu den jatorrizko legez bestekoari eta baita adostu den

erdibidekoaren aurrean gure aldetik abstentziora joko dugu

eskerrik asko lazarobaster jauna erantzuteko txandan euskal talde popularraren ordezkaria den lópez de ocariz andreak dauka hitza

eskerrik asko lópez de ocáriz andrea euskal sozialistak corcuera andrea zurea da hitza

dauka hitza eskerrik asko

eskerrik asko tellería jauna mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak ez du hitzik hartu behar

eztabaida amaituta bototara jarriko dugu euskal talde popularraren legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

hamaika ez berrogeita bi abstentzioak ez da onartu jatorrizko testua jarraian euskal sozialistak eta eusko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu

emandako botoak hirurogeita hamairu bai berrogeita hiru ez

hogei ondorioz erdibideko zuzenketa onartuta geratu da